egun on guztioi egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu isiltasuna mesedez

gogorantzen dizuet gai zerrendako amahiru amalu eta amabost puntuak bat ere eztabaidatuko direla bostgarren puntuaren ondoren gai zerrendako lehenengo puntua galdera

euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ogasun eta finantzetako sailburuari egina instrumentu finantzarioei buruz

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi lehendakari sailburuok egun on

sailburua zuretzat da gure taldearen gaurko galdera

nazioarteko krisi ekonomiko eta finantzario sakonak euskadiko autonomia erkidegoko iturri finantzarioen jaitsiera ekarri zuen kalte berezia egin zion enpresa txiki eta ertainen bakarkako enpresarien eta autonomoen kolektiboari eta euren epe labur eta ertaineko bizi iraupenari kontuan izanda eragile ekonomikoen kolektibo horrek enpresa ehunean duen garrantzia

eragin nabarmena beharrezkoa zen behin behineko instrumentuak ezartzea zituzten finantzazio beharrak arintze aldera

zentzu horretan eusko jaurlaritzaren legegintzaldi honetako egitasmoak konpromiso programatikoa dauka ekonomiaren

eta ekonomia produktiboaren aldeko apustuarekin helburu horren baitan jasotzen dira besteak beste enpresa txiki eta ertainen zein

sailburu jauna jakin gura genuke euzko abertzaleak legebiltzar taldetik zein neurri garatu dituen eusko jaurlaritzak legealdi honetan zehar euskadiko ekonomia produktiboaren zerbitzura dauden instrumentu finantzarioak indartze aldera aldez aurretik eskerrak

eskerrik asko gorospe andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza eskerrik asko

legebiltzarkidea begira guk ardura hartu genuenean gobernuan bi mila hamairugarrena urteko hasieran gure

egoera oso latza zen atzeraldi nabarmen batean sartuta geunden barne produktu gordina

une horretan gure enpresa txiki eta ertainak hau da gure

ehun ekonomikoaren ehuneko laurogeita hemeretzi baino enpresak egoera

txarto zeuden merkatuak itxita zeuden eta kaudimen gabezi

zentzu horretan guk geneukan testuinguru horretan

ehuneko laurogeita hamalaua hamar langiletik beherakoak dira

hamar eta berrogeita hamar langileen artekoak dira eta ehuneko bata bakarrik enpresa ertainak berrogeita hamar eta berrehun eta berrogeita hamar langileen artekoak bakarrik zero koma bi dira enpresa handiak euskadin horregatik ipini genuen martxan hainbat

lehenengokoa izan zen gure lehenengoko egunetan enpresa txiki ertain

eta pertsona fisiko diren enpresarientzako beraien finantzaziorako egitarau berezi bat bai zirkulantea

abalen bitartez hirugarren ipini genuen martxan elkargi eta oinarri

batzuekin hitzarmen batzuk kaudimen gabezi horregatik bermeak emateko

zabalduta daude enpresa era guztietakoak gero ipini dugu

finantzazio bereziak emateko erraztasunak eta gero bereziki

adibidez pasaden urteko azaroan gure nekazaritza arrantza basogintza elikagai arrantza eta landa lurrerako

hori biziberritzeko eta gero daukagu beste programa bi ipinita

teknologia ikerketa eta berrikuntzarako ipinita

azkenik orain dela urte eta erdi eta pasa den urteko amaieran gehitu egin dugu arrisku kapital funts berri bi

ipini ditugu martxan ekonomia garapenerako sailak eta ogasun sailaren

gaur egunean zorionez europako moneta politikaren ostean egoera aldatu da

ehuneko laurogeita hemeretzia oso enpresa txikiak direla beharrari aurre egiteko jarraitu dugu neurriak hartzen aste honetan bertan enpresa txiki autonomo profesionalei buruzko programa mantendu egin dugu nahiz eta finantza merkatuen egoera kaudimena ere hobetu egin da eta diruaren

uzten dugu eta mantentzen dugu tresna laguntzaile horiek osagarri bezala gure enpresa txiki

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna gai zerrendako

lehendakariari egina herri dirubideen euskal kontseiluak diru bilketari buruz agerturiko datuen aurrean hartu beharreko

lehendakari jauna bihar otsailak hogei justizia sozialaren nazioarteko eguna da besteak beste ekitatea berdintasuna eta babes soziala sendotzean

lortzeko funtsezkoa dela zerga politika egokia garatzea eta gu horretan gaude baina datuak ikusiz egun indarrean dagoen sistema ez dago inolaz ere bide honetan pasaden asteko herri dirubideen euskal kontseiluan konfirmatu egin zen

bertan aurreikusten zena bi mila hamabosterako aurreikusitako zerga bilketa

denak kanpo faktoreetan oinarrituta ekonomia mundialaren egoera erregai fosilen prezioa horrek eragina du bai baina eta hemen erabaki daitekeena eta zerga eredu berak daukan eragina

herri dirubideen euskal kontseiluak agertutako zerga bilketaren datuak kezkagarriak ikusita uste du jaurlaritzak zerga politikan benetako aldaketa beharrezkoa dela

dauka hitza eskerrik asko

aurreikuspenak ez zirela bete baina ia hirurehun milioi gehiago

urtean bi mila hamalaukin neurtuz kontuan eduki behar dugu bereizketa bat garrantzitsua dena zerga zuzenak eta zeharkako zergak zeharkako zergetan ohizko

araubide orokor bat dago eta zerga zuzenetan ahalmen arautzaile bat daukagu ezberdindu behar ditugu eta bien artean bakoitzak

gutxi gorabehera ehuneko berrogeita hamara suposatzen dute diru bilketa orokorrean baina batetan

arautzailea nahiko handia eta beste batean ez daukagu ahalmen

orokorrean estatuko zerga orokorraren araudiak bete behar ditugu nahiz eta guk ardura eduki kudeatzeko eta likidazioak eta horren jarraipena diru bilketaren gehikuntza

zeharkakoetan baino baina kontutan eduki behar dugu faktore batzuk egon direla zuk aipatu dituzu batzuk zeharkako zergetan baina zuzeneko zergatan kontutan eduki behar dugu baltzuen gaineko zergan

urtean itzulketa handiak egon direla hori ikusten zen ere urtean zehar eta itzulketa

beste alde batetik bi mila hamabosteko azken hiru hilabetean ohizko zergapean dauden enpresa handiak bere ordainketa zatiketaren ordainketa hori

enpresa horiek tipo orokorrerako zergatzen dute hau da goian daukagun

eta azken hiru hilabeteetan azaroan eta abenduan ikusi da hori eta horiek dira

ohizko zergapean dauden enpresa handiak eta ordainketa zatiketa horrek

baina beste elementu bat ere badago atxikipenak urtean zehar gutxitu egin dira

atxikipenak egiteko arau orokorrak gutxitu egin du egin behar diren atxikipen horiek horrek ere bere

eragina eduki du erregaiei buruzko zergatzeak eragin handia lotuta dagoenean zergatze

diru bilketa prezioarekin lotuta ez dagoen erregaien kontsumoa

prezioak zergatzean eragin handia duela eta zerga berezietan adibidez ez da hori gertatu

eta zergatze kopurua ere baina lotuta dagoenean prezioan ez guk uste dugu egonkortasun maila bat eduki behar dugula orain dela urte bi oraintxe urtarrilean egin ditu urte bi zerga aldaketa eta hala eta guztiz zuk dakizun moduan ohizko zergatze araudiarekin neurtuz

aldeak dauzkagu marjinaletan eta baita tipo orokorretan

berrehun eta hirurogeita hamazazpi milioi gutxiago izan ditu bi mila hamabosterako

hiru lurralde historikoen datuak ikusita ehuneko hamar koma lau jaitsi da sozietate zergaren diru bilketa

eta zein da gehien igotzen dena ba beti bezala pfeza ehuneko lau koma bederatzi beti langileen lepo

indarrean dagoen zerga ereduak porrot egin duela gatzagaetxebarria jauna eajk eta psek adostutako zerga erreforma honek ez duela

guretzat hau ez da inolaz ere politika publiko sendoa garatzeko gizarte egoerari erantzuten dioten aurrekontuak egiteko eta murrizketekin bukatzeko balio duen zerga sistema

zurea da hitza pinedo andrea
nire azken hitzaldiaren amaieran esan dudan moduan aldeak dauzkagu

pertsona fisikoetan gure tipo orokorra batzuen gaineko zergan handiagoak dira

ondare zerga hemen daukagu beste erkidego autonomoetan ez dago ikusi gutxienezko

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina zentro itunduetan matrikula ukatzeari buruz celaá andrea zurea da hitza

legebiltzarreko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on celaá andrea gobernu hau

edozein delarik ere arrazoia kolorea jaioterria ezgaitasunen bat sexua jatorri etnikoa edo beste edozein arrazoi eta jakina gure esku dagoen guztia egingo dugu hezkuntzaren eremuan gerta litekeen edozein diskriminazio saiakera saihesteko

ikastetxeren batean matrikula egiterakoan izan ikastetxe publikoa edo itunpekoa diskriminazio egoeraren bat jasan duen pertsona oro bide ofizialak erabiliz jakinaraztera animatu nahi dugu horixe da arazoak atzemateko eta konponbideak eskaintzeko bide egokia

bi mila hamairutik atzerriko biztanleriaren beherakada nabarmena izan omen da gure datuen arabera ez da horrelakorik izan gutxi bada ere jatorri atzerritarreko

gure ikastetxeetan kohesio sozial handiagoa eta bizikidetza sustatzeko lanean jarraituko dugu eskerrik asko uriarte andrea

eskerrik asko celaá andrea eskerrik asko uriarte andrea zurea da hitza

celaá andrea arrazoia duzula aitortu behar dut ustez salatu

onartezinak eta azalpenik gabekoak lirateke hala ere gaur gaurkoz aipatutako salaketa egiazkoa dela esateko ez dugu inolako ziurtasunik egiazki

kasuarekiko interesa erakusteko informazioa jasotzeko eta opzio horren gainean esku hartu ahal izateko

behin eta berriz eskatu eta animatu badugu ere kexa formala egin dezan

diskriminazio horiek pertsona horrek ez du kexarik egin nahi izan quizás

enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina euskadiko susperraldi ekonomikoa sendotzeko funtsezko diren gaien gaineko legeak emateari uko egiteari

o la dinamización de la economía social eskerrik asko garrido andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria toña jauna zurea da hitza

lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on lehenengo eta behin argitu behar dut eusko jaurlaritzak

ematen ari den eta araudi batek erregulatzen duen sistema bati buruz ari gara lanean euskal enplegu sistema baten oinarriak egonkortu behar dogu oinarri egonkor eta sendoak nahi ala ez egonkorrak izateko ezinbestekoa da abiapuntua partekatua kontsentsu bidezkoa eta egoera ezegonkor eta aztoratu bati

izan beharko da eskerrik asko toña jauna gai zerrendako

bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina gizarte segurantza nazionaletik aparte euskal gizarte segurantza bat sortzea proposatzearen arrisku eta arduragabetasunari buruz maneiro jauna

ha sido beneficiosa para la ciudadanía vasca eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

hamahirugarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lehiaren euskal agintaritzak eskola jantokien kartelaren kontra ezarri duen zehapenari buruz

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina eskoletako jangeletako catering enpresen iruzurrak sortutako egoera berriaren inguruan eta gai zerrendako hamabosgarren puntua interpelazioa iñaki oyarzabal de miguel euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari eskola jangelen kontratazio publikoko iruzurrari buruz maneiro jauna zurea da hitza

leiaren euskal agintaritzak hemezortzi milioi eurotako isuna jarri die eskoletako jangela zerbitzua eman duten

gutxienez hamar urtean zehar merkatua banatzeagatik eta honek nola ez gainkostu bat sortu du

hau da herritar guztioi eta baita ikasleen gurasoei ere hori da pixka bat leiaren

atera duena esan zortziehun eta berrogeita hamalau milioi euro esleitu direla azkeneko hamar urteetan

egon dela eta berrehun milioitako iruzurra dagoen lekuan hamasei milioitako isuna jarri dela

borobila dela berrehun milioiko iruzurra egin eta hamasei milioi isunetan ordaintzea ez dagoela batere gaizki

eta gurasoak gainera bi aldiz kaltetuak izan direla eta jaurlaritzatik entzun dugun bezala erraza

esatea gurasoek ordaindutako prezioak catering enpresei ordaintzen zaienarekin zerikusirik ez duela ikusten dugu hori garbitzeko oso modu erraza dela catering enpresetako langileek ere

eta esan behar da berrogei egunetako lan usteak ere egin zituztela

iruditzen zitzaizkielako beraien baldintza ekonomikoak eta hemen argi geratu dena orain da gehiegizkoa zen bakarra dela catering enpresen etekin gose asegaitza eta leiaren euskal agintaritzaren isuna

jaurlaritzatik ikusi dugu horrelako saiakera bat pasa den urtean egindako deialdi berriarekin

adieraziz eta horrelako adierazpenak entzun eta ikusi dugu komunikabide

esan behar dizugu hori ez dela horrela uriarte andrea iazko deialdian bertan ere guk ikusten dugu iruzurra egon egon zela iazkoan ere zuk hainbeste goraipatu duzun deialdi horretan bai erreparatu nahiko nioke iazko deialdi horri

aipamen egingo ditut batetik catering enpresei catering enpresa berriei lehiaketarako sarbidea

zaildu egin zaie fakturazio bolumen oso altuak eskatu zaizkielako eta horrek nolabait jada aurreko urteetatik

zerbitzu ematen ari diren catering enpresei mesede egiten die dagoeneko bolumen hori badutelako baina berri baten sarrera egiten da lote bat esleitu ahal izateko gutxienez bi enpresa aurkeztea beharrezkotzat

zirrikitu handia geratu da hau da talde bereko enpresak enpresa

izan dira eta ausolan auzo lagun auzolan taldearen barruan auzo lagun magui eta goñi enpresak

bezala tratatuak izan dira eta honek jabetza berdineko enpresen arteko lehia

faltsu bat ahalbideratu da horrekin jaurlaritzak iazko deialdian hemezortzi loteetan banatu zituen menu guztiak

bi koma hirurogeita hamazazpi eurotan jarri zuen prezio maximoa

kasuan eta hemezortzi lote horietatik hamabitan ikusi dezakegu

lehia bat egon dela eta azkenean esleitutako prezioak bi koma hogeita hamar eta bi koma berrogeita hamar euro bitartean egon dira

nahiko jaitsita aldiz ikusten dugu beste bost loteetan ez dela lehiarik

oso prezio altuetan esleitu dira beste bost lote horiek eta hemen ba catering enpresen artean ikusten dugu nolabaiteko banaketa bat

bost lote horien artean badaude jabetza berdineko enpresen arteko lehia faltsua egon den loterik aurkeztu dira bi enpresa bi enpresa jabetza berdinekoa

aipagarria da ere bederatzigarren bederatzigarren lotean gertatu dena hemen bi enpresa lehiatu dira

lehenengo aldiz sartutakoa eta bestea betidanik zegoen bat biek bazekiten beraiek zirela bakarrik bederatzigarren lote horretan

eta betidanik hor egon den enpresak ikaragarri jaitsi du justu lote horretarako bere eskaintza bi koma hogeita sei eurotara eta beste edozein loteetan baino baxuago eta noski enpresa berria sartzea galaraztea nahi zuen eta noski lortu du bi koma hogeita sei eurotan

preziorik baxuenean eraman du betidanik egon den enpresa horrek lote hori hemen bai hemen bai egon da lehia

lotea lote honetara enpresa bakarra aurkeztu zen hortaz ez da esleitua izan

esleitu zitzaion enpresari kontratua luzatu zaiola hau da

ebatsi zuen kontratu bat luzatu egin du orain jaurlaritzak

egoera konpontzetik oso urruti gaudela oraindik oso urruti eta aukera izan dela

iruzurrari zirrikitu guztiak ixteko baina ez zaretela horretarako gai izan eta ikusirik

hor nonbait zer egitekoasmoa dauka jaurlaritzak hemendik aurrera pentsatzen du jaurlaritzak sare publikoko eskoletako

ehuneko laurogeita hemeretzi jangelen ehuneko laurogeita hemeretzi

utzita horrek kezkarik ez dio sortzen jaurlaritzari ehuneko laurogeita hemeretzi enpresa hauen eskuetan utzita
zein neurri hartzeko asmoa dituzue eskerrik asko lazarobaster jauna

oyarzabal jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria uriarte andrea zurea da hitza

agerraldi bakarrean erantzungo ditut eskola jantokien kontratazio publikoaren inguruan egindako interpelazio guztiak gai horri buruz galdetzerakoan bat egiten baitute alderdi popularrak eh bilduk eta upydk hasierarako premisa moduan

hau da bat nator administrazioari kalte bat egin zaiola lehiaren euskal agintaritzak ikertu dituen katering enpresak izan duten jarduera baten ondorioz asko idatzi da eta iritzi ugari entzun dugu azken asteetan gai honen inguruan eta zinez eskertzen dut gaur hemen legebiltzar honetan gertaturikoa

benetan uste dut argitu beharrekoa dela hasteko

garrantzitsu lehena auziaren muina bera

eta hor administrazioa izan da lehen kaltetua jokabide horrek

agentziaren edo agintaritzaren iritziz enpresek euren artean merkatua banatzea ekarri du eta horren emaitza izan da

hau da guztiz bereizi behar dira enpresen jokabidea eta kontratazio prozedura jakina denez azken hau kontratazio prozedura araudi zorrotz eta bermatzaile baten menpe dago esto es se

y está siempre dispuesto a mejorar hori dela eta legealdi honetan legebiltzarrak eskatuta gobernua proiektu pilotu batetan ari da lanean modu arduratsua laster lau ikastetxe publikoetan

hezkuntzarekin koordinatuta egitasmo hau ezaguna da jada eta igeren kolaborazioa ere badu egitasmo honen helburua

ikastetxean bertan gauzatuko dena administrazioak burutzen duenetik independentea bertan lortzen ditugun emaitzek

erakutsiko digute gobernuak kontutan hartuko ditu esperientzia horrek gure haurren osasuna ziurtatzen duten heinean alderdi hori

gai honen inguruan zerbait nabarmendu nahi nuke jantokien funtzionamendu eta kudeaketarako molde berriak

ez da inondik ere sistemaren porrotaren ondorioz guztiz bestela sailaren ustez zuzeneko kudeaketa da eredu egokiena

ondoen bermatzen duena baina esan dudan bezala saila eskaera ezberdinak entzuteko eta aztertzeko prest dago eta horretan dabil gai honen inguruan ere

nahiko nuke zailtasun ugari ditu bai kontratazioan administratiboaren aldetik

eta baita tokiko produktua zer den zehazki definitzerako orduan ere horren harira

nekazaritza sailburuordetzarekin gure helburua bide horrek eskaintzen dituen aukera guztiak aztertzea baita bestalde uste dut

aurretiaz homologatuak izan beharko liratekeela ikastetxeak

baldintza eta betebehar guztiak betetzen dituztela eta lehengaien eta prestatutako jakien erosketa

parlamentuan esandako beste agerraldi batean aipatu bezala legez kanpoko proposamenean eskatutako kudeaketa propioak

guraso elkarteak arduratu beharko lirateke menuak diseinatzeaz

eta gainera euren ardura izango litzateke menuen aniztasuna eta dieta mota guztiak bermatzea

eta kudeaketa ekonomikoaz arduratu bestalde kontuan hartu beharrekoa da badela hezkuntza sailaren menpeko diren sukaldeko langileak ere

zenbait sindikatu horren aldeko azaldu dira gai honetaz hitz egiteko aukera izan dugunean esan dudan bezala saila lanean aritu da eta lanean ari da guraso elkarteekin eigrekin eta orain

kudeaketa sistema guztiz goitik behera aldatzea eskatzen digute nahiz eta oso ondo jakin elkarrekin

asko astindu da egun hauetan eta familiek ordaindu beharreko kuotetan izan dezakeen eraginaz zentzu honetan garrantzitsua da azpimarratzea

janariaren prestaketaz eta begiraleen zerbitzuaz ari garela

sukaldeko langileei dagokienez hauek kanpokoak edo sailaren langileak izan daitezke sailak hirurehun eta berrogeita hamar langile inguru ditu sukalde lanetarako

jantokiko begiraleei dagokienez jantokian ordena zaintzeaz ikasleak jantokian daudenean eta jantokian sartu aurreko eta bazkal osteko atsedenaldietan daudenean zaintzeaz

eta ikasleen parte hartzea sustatzeaz arduratzen dira jangela zerbitzua laguntza sistemarekin osatzen da izan ere

jantokirako laguntzak eta konpentsazio sistema legez hezkuntza arloan berdintasun eta ekitate irizpideak bermatzera

unibertsitatez kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa beka eta laguntzetarako urtero argitaratzen den deialdiaren bidez jantoki osagaia ematen da besteak beste

gobernuaren ardurapekoa den kontratazio prozedurak baditu

eta noski oso osorik betetzen dira bestalde eskatzen diguzue gobernuak zer egingo duen jantokitako kartelak

gobernu auzian pertsonatuko den edo neurri osagarririk hartuko duen galderari buruz

eta bere kideak eusko jaurlaritzak esleitzen dituela txostenek errekurtsoa jasotzen dituztenean

beraz akordioaren balioa eta bere legalitatea defendatzea dagokigu eta norbaitek

bukatzeko berriz diot agerraldia honen ondoren espero dut argi gelditzea azken kontratua indarrean sartu ondoren

eskerrik asko uriarte andrea maneiro jauna

bai uriarte andrea jakinik lehiaren euskal agintaritzak ikerketa bat

zeukala jakinik kontratazio berri bat egin behar zenutela jakinik kontratazio berri horretan oinarriak goitik behera aldatzeko legebiltzar honetan babes politiko

zenutela hori horrela izanagatik iazko deialdian iruzurrari atea zabalik utzi zaio

eta berriro aipatuko dut jabetza berdina duten enpresen arteko

ahalbidetu zen jaurlaritzatik iaz eta hori oso larria da oso larria da

aipatu duzu iazko deialdian konkurrentzia librearen aurkako praktikarik ez dela egon euskaraz eta erdaraz aipatu duzu eta guk gure aldetik egin ditugu zenbaki batzuk kalkulu batzuk eta orri hauetan daudenak

bai zazpi milioi euro aurreztu ditu jaurlaritzak baina bestetik beste hiru milioi euro utzi ditu

gabe hiru milioi iruzurrari ateak zabalik utzi zaizkiolako eta biziatuta dauden katering enpresek

horretaz baliatu direlako eta hau larria da eta norbaitek nahi baldin badu ikustea kalkulu hauek zertan oinarritzen diren

izango ditu orri hauek eta zerbait argi geratu baldin bada

azken hamarkadan katering enpresetan oinarritutako jangelak ereduak porrot egin duela da jangelen ehuneko laurogeita hemeretziak katering

kudeatzeak porrot egin duela eta jaurlaritzak katering enpresekin egindako megakontratuek porrot egin dutela egoera berri honen aurrean hausnarketa egiteko

ez da posible gurasoek jangela zerbitzuaren gastuaren ehuneko hirurogeita bosta

baina gero inolako erabakimenik ez edukitzea zerbitzu horren inguruan

beraien kudeaketa ereduak aukeratu eredu horiek garatu ahal izateko eta beti ere noski langileen lan baldintzak errespetatuta inguruko baserritar

elkarlana burutzeko aukera eman behar zaie tokian tokiko dinamikak martxan jarri eta tokiko ekonomia bera bultzatzeko

jangelaren kudeaketan eskolei protagonismoa eman behar zaie

elikadura garrantzitsua da eta gaur egun

besterik ez den horretatik aldendu beharra daukagu guztia eta berriz diot hausnartzeko garaia da jangelen inguruko eragileekin bildu

martxan jartzeko garaia da eta aipatu duzu

zailtasunak dituela martxan jartzeko noski aldaketa guztiek dakartzate bere zailtasunak eta hori horrela izaten da

zailtasunik handiena eta inongo zalantzarik gabe da jaurlaritzaren jarrera oztopatzailea proiektu pilotu

bilakatu beharko luke proiektu pilotu hori jaurlaritza honen proiektu estrategiko eta hori da guk

aritu da eta eskatutako informazioa eta dokumentazio guztia eman zaio

ere izan ditugu agintaritzatik eta beti erantzun dugu zorroztasunez eta ahalik eta azkarren eta hau esaten dut zeren leporatu zaigula ere ez genuela informaziorik ematen

inorentzat ere onurarik ez dakarren praktika oker bati amaiera ematea ez jantokientzat ez ikasleentzat ez administrazioarentzat eta esango nuke ezta enpresarentzat eurentzat ere egoera zailean baitaude orain

ezarritako diru kopuruaren aurrean pentsatzekoa da enpresa horiek epaitegietara joko dutela errekurtsoa jartzera nola nahi ere esan dizuedan bezala

eta une honetan eusko jaurlaritzaren zerbitzu juridikoak auzi hau arretaz ari dira aztertzen goiz da oraindik jaurlaritzak hartuko duen jarrera zehazteko baina ziurtatu dezaket gure esku dagoen guztia egiten jarraituko dugula

eta ikasleen elikaduraren segurtasuna nahiz zerbitzuaren kalitatea bermatzeko en todo caso

eta azkenik lazarobaster jauna uste dut berriro ere ondo erantzun gelditu dela kudeaketa eredu berrien inguruko zure eskaera eta gure lana

guraso elkarteek kudeatuko lituzkeen proiektu pilotuen inguruko informazioa zuzena duzu badakizu oso ondo

eta lanean jarraitzen dugu eta jarraituko dugu eta zailtasuna ez da jaurlaritza ez

eta errotuta zaude horretaz bueno

daukagun guztia eskerrik asko eskerrik asko sailburua uriarte andrea gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa
julen arzuaga gumuzio eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina natori herri honek emandako ezetza

arzuaga jauna zurea da hitza bai

lehendakari jauna mendebaldeko hainbat potentziek mila bederatziehun eta berrogeita bederatzian ipar atlantikoko erakundearen tratatua nato otan sinatu zuten washingtonen

itunaren aurrean eta oro har gerra hotzaren garaian defentsa militarrean elkarri laguntzeko helburuarekin espainiar estatua tratatu horretan sartu zen mila bederatziehun eta laurogeita bian

korrika eta isilpeka sarrera hura herritarren iritziarekin erkatzeko eta horrela ez zuen legitimitatea bilatzeko erreferenduma antolatu zuen mila bederatziehun eta laurogeita seian psoek orduan espainiar gobernuko arduretan

kontrakoa esan bazuen ere otan de entrada no famatu horrekin gobernuak iristen zuen orduan interes nazionalaren alde espainiak mantendu behar zuela

estatu osoan egin zen erreferendumaren emaitza ehuneko

izan zen ehuneko hogeita hemeretzia ezezkoa hego euskal herriko lau herrialdeetan mobilizazio herritar handia egon zen eta gehiengoak kontra argi eta garbi bozkatu zuen kontrako bozkek zortziehun eta hogeita zortzi mila bikoiztu zuten aldekoak

oso parte hartze handia izan zela herritarren ebazpena argia izan zen guztiz euskal herriak

izatea herri burujabe baten ekimen burujabea izan zen erabaki hura auto burujabea eta bai fondoan pentsatzen dut herri honetan barru barrutik errotua egon dela hartutako erabaki hura ostean ere

lekua egin du gure baitan adinagatik baita ere erreferendum horretan bozkatu ezin

baitan ere erabakitzeko ariketa demokratikoa izanagatik eta baita ere erabakitakoagatik edukiagatik mamiagatik

ez esateak kontzientzia eragozpenaren mugimendua edo ostean

eragin zuen zuk zeuk ere lehendakari jauna aurreko beste galdera batean

intsumituak izango ginen geroago baina pentsatzen dut harrotasun berdinaz

natori ez erabaki horretatik edan zuen mugimendu

gerraren kontrako mugimenduak eta baita ere

mugimendua erabaki hura hartzeak eta agian ere txanponaren beste aldea erabakitakoa kontutan ez hartzeak egindako auto demokratiko hura errefusatzeak edo mesprezatzeak natoren inposizioaren kontrako iritzia eta oro har

hedatzea ekarri zuen euskal herri osoan

pentsatzen dut gaurkotasun osoa du ez dugu ahaztu erabakitakoa ez onartzeak ere pentsatzen dut gaurkotasun osoa du eta hori ere

operazioen eszenatokia ekarri dela

esparru naturalean mota guztietako armak erabili dira ariketa militarretan horrek gainera istripuak kalteak eta era guztietako eragin negatiboak ekarri dizkigu orain dela gutxi

harira santurtziko portuan ehunka soldadu eta ibilgailu lurreratu zirela eta gure lurraldea zeharkatu zutela

osoz ez zen izan orden publikoko arazo bat ez zen izan trafiko arazo bat

benetan aintzat hartzen dugunontzako orain dela hogeita hamar urte eman zen erreferendum horren emaitza guztiz iraingarria izan zela natoren blindatu

ikustea pentsatzen dut honek laido bat suposatzen zuela herritar askorekiko erreferendum hartan bozkatu gehiengo batentzatedo nire moduan bozkatu ezin genuenontzat

aintzat hartzen zuena erreferendumaren emaitza agrabio bat suposatzen zuen eta

holako sentimendu bat holako agrabio sentimendu bat konpartitzen

eta erabakitakoa betetzeko ahalmena hauxe herri eta herritar burujabeen froga nabarmenena horixe demokraziaren oinarria eta esentzia horixe erabakitzeko eskubidearen adierazle

horrelako paktu militar baten parte izateko arrazoirik ez genuen eta gaur egun pentsatzen dut ez daukagula

erabakiak era demokratikoan hartu behar ditugula eta eragile politiko eta

errespetatu behar dituztela hau guztia esanda hau da gure galdera zer egin daiteke eusko jaurlaritzaren partetik herritarrek natoren aurka adierazitako auto libre

balioan ipintzeko eta nolabait ahal den neurrian indarrean sar dadin eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko

arzuaga jauna hasteko eta behin onartu behar dut aurkeztu duzuen interpelazioa ez dela batere erraza erantzuteko onartu egin behar dut

aipatzen duzun moduan hogeita hamar urte igaro dira eta egungo egoera erabat desberdina da euskadi desberdina da eta batez ere nazioarteko harremanak goitik behera aldatu egin dira

varsoviako ituna aipatzen duzu eta berlineko

erabateko aldaketa hori berez azken urteetan

partaide izatera pasa diren estatuen zerrenda irakurtzea besterik ez dago bulgaria errumania polonia txekiar errepublika

aztertzera hogeita hamar urte hauetan izan den aldaketa ez hori bakarrik nato organizazioa bera ere errealitate berri honi egokitu egin dela esango nuke

eta batez ere bere protagonismoa desberdinak dira duela hogeita hamar urtekoak zirenak zirela eta oraingoak direnak direlarik horiek alderatuz sarrera hau bukatzeko esango nuke nato ez dagoela iritzi publikoaren gaien artean lehen lerroan posible da martxoaren hamabian erreferendumaren urteurrena dela eta gai honen inguruan oroimenezko informazioa sortzea baina ez dut uste eztabaida publikora iritziko denik

gobernuaren partetik balioak sustatzearen aldeko ahalegina nabarmenduko nuke zure galderari erantzunez

elkartasunaren eta kooperazioaren balioak bultzatuz euskadi mailan eta mundura begira eusko jaurlaritzak ez du inolako harremanik nato erakundearekin baina bai beste nazioarteko hainbat erakunderekin

sare sendo bat da eta euskadik parte hartzen du eta eragilea izan nahi du bestetik mundu zabalean harreman sare zabal bat ere badugu guk geuk euskal etxeen adibidea nabarmena delarik nondik balore hauek hedatzen saiatzea posiblea den

aurten donostiako europako kultura hiriburua da eta gure proiektuaren xedea elkarbizitza bizikidetza

hauek dira beraz azpimarratu nahi ditugun balioak euskadin bertan eta gure kanpo harremanetan egun bizi dugun

nola interpretatu eta kudeatu gaur herriaren borondatetik sortutako adierazpen hura interpretatu eta kudeatu

interpretatu egungo egoeraren errealitate sozialarekin bat eginda nire iritziz gertaera hark gaur funtsezko esanahi bat du

euskal gizarteak bat egin zuen eta bat egiten jarraitzen du konponbide ez belikoekin bide diplomatikoekin eta elkarrizketa bideekin

jarrera bera ikusi zen iraken inbasioa gertatu zenean nahiz eta ez zen herri kontsulta bitartez egin horrela aldarrikatu dugu modu praktikoan frantziako maliko edo afganistaneko atentatuen aurka deitu ditugun elkartasun

ekitaldi publiko horietan defenditu genuena jarraituko dugu defendatzen indarkeria eta gerra guztien kontra eginez

elkartasuna eta kooperazioaren aldeko balioak eta kultura zabalduz eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna arzuaga jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko emandako azalpenengatik eta baita ere doinuagatik izan ere

ariketa bat eztabaidatzeko eta pixka bat ezagutzeko jaurlaritzaren partetik ere

egin zen erreferendum horren emaitzaren inguruan eta baita ere erreferendumaren edukiaren inguruan hau da

kateatuta egotearen gertakizunaren inguruan pentsatzen dut

hemen nagoenetik sekula ez dela eman eztabaida hau legebiltzar honetan eta

baita ere interesgarritzat hartzen genuen jakitea gobernuaren iritzia zein zen erreferendumaren klabe berdinetan alde kontra edo abstentzioa gainera kontutan hartuta orduan gobernuaren

izan zela eta horregatik jakin nahi nuen gaur egun hogeita hamar urtetan pasata

eusko jaurlaritzaren horren inguruko ikuspegia oroimenaz hitz egiten didazu baina nik ez dut oroimenaren ikuspegi batetik ez dut orain dela hogeita hamar urtetako kontu bat bezala hartu nahi

kontu bat dela bi aldeetatik bata erabakitzeko eskubideaz

gai garrantzitsu bat pentsatzen dudalako dela eta

tratatuko dugu honen inguruan galdeketak egitearen inguruko eskubideaz

egia da gaur bertan agertzen den espainiaren eskumen koordinaziorako zuzendariaren partetik ere etorri direla

erabakitzeko eskubidearen ikuspegi batetik eta bestetik zer erabakitzen den me habla

de dar también en el futuro seguramente garai hartan bozkatzen zenean ezezkoa neutraltasunaren aldeko bozka egiten zen baina gaur pentsatzen dut ezezkoa otani ezezkoa esatea ez dela neutrala ezezko berri honek

gerraren kontrako ezezko bat da erasoen kontrako ezezko bat da inperialismoaren kontrako

besteen errekurtso ekonomiko edo naturalen espoliazioaren kontrako ezezko bat da bizi iraupenaren aldeko

aldeko ezezko bat da giza eskubideen aldeko ezezko bat da nazio batuen gutunaren printzipioen aldeko ezezko bat da

ezezko bat da eta ezezko hori da eh bildu taldeak berretsi nahi duena bai hemen interpelazio honetan bai hemen parlamentuan baita ere
aurrerabidea pixka bat markatzeko eskerrik asko eskerrik asko

jauna oroimenaz eta errealitateaz nik uste dut errealitatea aldatu egin dela erro errotik lehen aipatu egin dizudan

herrialdeek non parte hartzen dute orain zergatik izango litzatekeen

nik uste dut hor argi dagoela errealitatea guztiz ezberdina izan daitekeela

hala eta guztiz ere nik ohartarazi nahi dizut duela hogeita hamar urte izandako erreferenduma

izan zela beraz gauzak bere puntuan utzi beharko genituzke zuk galdetzen didazu eusko jaurlaritzak praktikan zer egingo duen eta

gure eskumenekin eta erantzukizunekin bat eginda

agindu berria eta bizi dugun errealitate soziala kontutan izanda

zuk aipatutako batzuekin bat egiten dituztenek funtsezkoa da gure herriarentzat eta baieztatu ahal dizut funtsezkoa dela niretzat ere etxe barrura begira jaurlaritzaren ekimena kontuan hartuta eta gure gizartearen baitan

aldaketa kultural baten alde humanismoaren balioetan pertsonari zor zaion errespetuan giza eskubideetan berdintasunean justizian

gizarte bat sustatuko dugu edo sustatu nahi dugu hori da jaurlaritzaren jarduera eremu bakoitzeko zehar ildoa eragin berezia du hezkuntzan

lankidetzan bakea eta bizikidetzan berdintasunean eta gizarte politiketan euskal gizartearekin

eta biktimen alde etxe barrura begira lanean dihardugu bake eta bizikidetza testuinguru bat bermatzeko

horrekin guztiarekin duela hogeita hamar urte hartutako erabakiaren ildotik jarraitzen dugula uste dut

eta eragiteko ahalmena dugun foru guztietan erabiltzen jarraituko dugu nazioarteko bizikidetza defendatzeko errespetuaren eta elkarrizketaren
balioetan oinarrituta eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna
gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko bukatu da denbora jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu anderea señor damborenea debería

ortuzar campaña electoral les da de sí gestionamos mejor eskerrik asko damborenea jauna amaitu da zure denbora

amaitu da lehendakari jauna zurea da hitza

y debería ser un compromiso político compartido eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa

lehendakariari egina egoera zailean dauden enpresetako langileei laguntzeko protokoloari buruz azkue jauna zurea da hitza

egun on lehendakari jauna sailburuok

en dificultades eskerrik asko eskerrik asko azkue jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria toña jauna zurea da hitza

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on

azkue jauna ere zailtasunetan dauden enpresak langileei erantzuna eta arreta emateko

alde batetik enpresak berregituratzeko eta bultzatzeko eta bestea esan duzun moduan langileei laguntzea

gure ustez langileari eman ahal zaion laguntzarik onena

enpresaren alde egitea eta elkarlanean aritzea horrela lanpostuak mantendu ahal izango dugu dudarik gabe

bideratu programaren informazioa luzatu nahi dizut azkue jauna hasteko

arautzen dira programa honen

izan ere enpresa asko behartuta egon dira ajusteak egitera krisiaren aurrean merkatuetako errealitateari egokitzeko

laboralak murrizten eta ekoizpen gaitasuna murrizten edo egokitzen eusko jaurlaritzak

dudarik gabe lehiakorrak izan ahal dira produktuak eta merkatuak daukatelako baina egoera oker baten

egoera honen aurrean programa honen bitartez garapena eta finantza tresnen aplikazioaren alde egiten da

proiektu berriak martxan jarriz egindako finantza esfortzuaren bidean beharrezkoa da mahai gainean jartzea

posible eskerrik asko toña jauna

zure erantzuna baina gauza batean bakarrik zentratu nahi dut zergatik nik ez dut asmatu hau

bi mila hamalauan eta erabaki bat hartu zuen ganbara honetan

hartu zen erabaki hori aurrera atera behar dela dudarik gabe badakit egiten den lana eta esan dut eta esposizioan nik uste dut argi utzi dudala esanez gauza askotan

aldamenean egon behar dugula eta konplementuak garela ere bai dudarik gabe baina uste dugu

bruselasen egon garenean oso erraz ikusi dugu

babestasun gehiago behar dutela bai langileak baita ere komiteak baita ere

aldamenean eta elkarrekin hartu behar dira zer egin behar diren horrelako arazoak sortzen direnean horrelako arazo zailak ez arazo zuk esan duzun bezala ondo dagoena ez da azaltzen behin ere hori egia da en definitiva yo

eta uste dugu denon onerako ari garela

eskerrik asko azkue jauna jaurlaritzaren ordezkaria toña jauna zurea da hitza

dagokigu ala errealitatearen jabe izan behar gara azkue jauna izan ere

egoerei dagokien erantzun berezi eta partikularra eman

baina ez da erraza ez da erraza protokolizazio hori egitea

hori dela eta azkue jauna egia da ez dela betetzen ari zehazki ganbara honetan hartutako legebiltzarreko akordioa

akordioan hartutako izaeraz bat datorrela

alde batetik iristen diren eskaerak atenditzen

eta bigarrena prozesu bakoitzaren berezitasunak kontuan hartuz ari gara lanean bakoitzari hobetuen datozkien neurri eta eskuhartzeaz betez

gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera txarli prieto san vicente euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina ekonomiaren okerragotzeari aurre egiteko

su respuesta eskerrik asko prieto jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari prieto jauna zurea da hitza

denbora amaitu da lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna eskerrik asko gai zerrendako hamargarren puntua galdera

euskal nekazaritza sektoreari egin beharreko ordainketen atzerapenei buruz

sailburua tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

legealdi honetan tokatu da nekazaritza politika bateratua erreformatzea bai

ordainketa bateratuen kasuan baita ere landa garapenaren kasuan

eta horrek suposatu du gauza asko aldatu behar zirela laguntzak zehaztu eta diseinatu egin behar zirela eta gainera kudeaketa sistema berria jarri behar zela martxan eta hor erabaki genuen gure kasuan ezberdina delako baita ere eta foru aldundiak inplikatuta daudelako gure sistema bateratua jartzea martxan eta hori nahiz eta kostatu egin den zeren askoz ere konplexutasun handiagoa zuen baita ere esan behar da gaur martxan dagoela bai lehenengo zutabearentzako eta bai bigarren zutabearentzako por tanto

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz andrea tapia andrea zurea da hitza

tapia andrea gai zerrendako hamaikagarren gaia galdera bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina enpleguaren euskal autonomia erkidegoko lege proiektua bertan behera uzteari buruz

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on

adierazten enplegu eta gizarte politiketako sailean

aritu garela lege proiektuaren oinarrizko testua izan dezagun baina egiari zor eta legeari eta proiektuari dagokion prozedura administratiboa ezagutuz

ez dagoela asti nahikorik testu hau legealdia bukatu aurretik

eskerrik asko toña jauna itxaso jauna zurea da hitza

galdera eva blanco de angulo eh bildu taldeko legebiltzarkideak

lau barra bi mila hamaika dekretua egokitzeari buruz blanco andrea zurea da hitza eskerrik asko mahai buru andrea

nahi izan genuen legebiltzar honetan gizarte larrialdietarako laguntzei buruz erroldatu diren ekimenak zenbakia ez da aintzat hartzeko zehazki laurogei baino gehiago izan dira

hain zuzen bi mila hamabosteko martxoaren bosteko osoko bilkuran onartutako erdibidekoari erdibide horretan talde gehienok

hartzen genuen aes direlakoak arautzen dituen dekretuaren egokitzapenaren beharra estaldura gehiago eskubide gehiago herritar gehiagoren onura bilatuz

epea amaitu da toña jauna eta talde parlamentariook ez dugu berririk izan are gehiago aes direlakoak arautzen duen agindua argitaratzear dago

horregatik hau da plazaratu nahi dizugun galdera zehatza zertan da gizarte larrialdietarako laguntzak arautzeko dekretuaren egokitzapena

eskerrik asko blanco andrea erantzuteko toña jaunazurea da hitza

presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok

eskaera kontuan hartuz maiatzaren bilera bat egiteko deialdia egin zen gizarteratzeko erakunde arteko batzordearena izan ere lau barra bi mila hamaika dekretuarena aldatzeko txostenaren tramitazioak gizarte

arautzen dituena organo horren aurretik asko onarpena behar da derrigorrez eudelek

euren ordezkariak ezin izango zirela batzarrean egon hori dela eta

hiru aldiz jaitsi da tribuna honetara hiru aginte parlamentarioz ezberdinen ez betetzea salatzeko

eta benetan uste dugu jaurlaritzaren aldetik arduragabea dela egia esan eman duzun informazioa ezaguna egiten zaigu tuvimos que solicitarle las actas

precisamente errealitatea da legegintzaldia amaitzen ari dela eta hasi ginen baino egoera okerrago baten aurrean gaudela

ageriko da eta horrek izena du murrizketak

salatu behar dugu jaurlaritzak murriztu egiten duela hain justu eskubide sozialetan herritarren beharretan gogorra da
tristea da baina hala da sailburu jauna eskerrik asko blanco andrea

dekretuaren aldaketan zailtasunak aurkitzen ari gara zailtasunik handiena

egiten duena igorpena da diru sarrerak bermatzeko errentaren

ondarearen eta sarreren zenbaketa egiteko gainera

gehienezko ondare onargarriaren baloreak gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko jartzen

eskerrik asko toña jauna gai zerrendako hamaseigarren puntuan interpelazioa

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina euskadiko ikastetxeetako eskola jazarpena ikertzearia buruz

presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok celaá andrea guztiz bat

eskola jazarpenaren inguruko ardura erakutsi beharrean eta eten beharreko kontua dela diozunean badakit aurreko hezkuntza sailak ere

gobernu honek sentsibilitate eta ardura berez jarraitzen duela ziurtatu dezaket eta horren emaitza dira hainbat jarduera eta neurri guztiak ere helburu bakarra daukatenak tolerantziarik bat ere ez ikaskideen arteko

eta egiazki esaten ari naizen honen garrantzia jasoa gelditu da bai heziberri bi mila hogei planaren hezkuntza eredu pedagogikoaren markoan

azken honetan ikastetxeko proiektuen bidez garatzen da ikastetxeko hezkuntza proiektu honetan ikastetxeak bere baloreak printzipioak

zehazten dituen dokumentu honetan aurkitzen du lekua ikastetxeko bizikidetza planak gure sailak hezkuntza proiektua eguneratzeko gida bat eskaini zien ikastetxeei

gainera urtero ikasturte hasieran argitaratzen den ebazpenak zehazten du ikastetxe bakoitzak bizikidetzaren behatoki bat izan beharko duela

balizko eskola jazarpen kasuak prebenitzea eta garaiz antzematea dela gaur egun hezkuntzako ikuskaritzak daukan lehentasunetako bat eta egiazki eskola jazarpenaren inguruko jarduerak dira ikuskaritzak burututako jarduera guztien artean ehuneko hamabi

jazarpen kasuen inguruan ikuskaritzak egiten duen jarraipena eta esku hartzea etengabea da hamabost egunetik behin lurraldeetako batzordeetan jorratzen den gaia da hau

horrez gain eskola jazarpenaz arduratzen den talde bat ere badago ikuskaritzan talde hau hilean behin elkartzen da jarraipena egiteko gainera

bi aldiz gutxienez ikasturte bakoitzeko jarraibideak orientazioa irizpideak eta abar eskainiz eta beti lehen esan dudan helburuarekin tolerantziarik bat ere ez por tanto

lo dice save the children esan bezala lanean gaude

honetan datza hainbat alderdietatik ekinez ikasleen eskubideei eraso egiten dieten zenbait jokabide negatibo eta praktikari amaiera ematea horregatik eskola jazarpena errotik kendu eta ezabatzea hezkuntza komunitate guztiari dagokion zeregin gisa hartu behar dugu eta ez soilik administrazioaren egitea eta zeregin horretan

eskerrik asko uriarte andrea celaá andrea zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko celaá andrea uriarte andrea zurea da hitza

celaá andrea ikerketa eskaera hori egin zenetik sailan zeuden taldeak sustatuta isei iveik bi mila zortzi eta bi mila bederatzi urteei zegozkien azterketak egin zituen

baina isei iveiren errektore kontseiluaren oniritzia duen datu bilketarako metodologia berri batekin aldaketa metodologiko hau honetan datza

honek aukera ematen digu ikastetxeetan eragozpen gehiago eragin gabe

ikasleen errolda osoaren datuak izateko eta ez orain arte bezala lagin baten erantzunak soilik datu esanguratsua da

eta ziurtatu dezaket orain arte egindako beste edozein ikerketak ez duela halako daturik dagoeneko baditugu bi mila hamairu eta bi mila hamabosteko ebaluazioetan jasotako datuak

bi mila hamairu bi mila hamabost urteetako datu konparatiboekin eta hauek ere aurkeztu ditzakegu

ez da txarra sentsibilizazio handiago baten erakuslea baita benetako kasuen portzentajea eskola jazarpena izan dela ondorioztatzen dutenak mantendu egiten da

formazioa kontzientzia hartzea prebentzioa eta esku hartzea ekin daitekeen alde guztietatik horrela ari gara lanean

bat ere ez eskola jazarpenarekin eskerrik asko uriarte

gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina azken urte hauetan hezkuntza publikoan aplikatu den murrizketa politikekin amaitzearen
inguruan arrondo anderea zurea da hitza eguerdi on hezkuntza
dakienez arabako bizkaiko eta gipuzkoako hezkuntza publikoko irakasleen ordezkariak diren sindikatu nagusiak jakinarazi dute jaurlaritzak orain arteko

jarraitzen badu mobilizazioak hasiko dituztela murrizketen aurka azken urteetan egondako murrizketen ondorioak nabarmenak izan

eta ondorio nabarmenak izan dituzte ikastetxeetan ondorio txarrak eguneroko lanean eta irakasleen lan baldintzetan baina

hartu eh bilduk argi dauka murrizketekin amaitu eta kalitatea eta lan baldintzak bermatzeko neurriak hartzea ezinbestekoa dela

eskariekin neurri zehatzak hartu behar dira murrizketa politiken ondorioz galdutakoa errekuperatzeko eta hezkuntza kalitatea bermatzeko

kezkagarria da hezkuntza publikoan bereziki aipatutakoaz gain lehen ere hitz egin da

eta guzti horrek dituen ondorioak baliabideak ez daudenean gainera aniztasuna

hartu eta beharrezkoak diren baliabideak ipini behar dira

kezkagarria da egoera gure ikuspuntutik ere eta horregatik galdetzen dugu ea azken urte hauetan hezkuntza publikoan

amaitzeko asmoa duen jaurlaritzak amaituko duen
eskerrik asko arrondo anderea erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

badirudi ikuspuntu ezberdinak ditugula hezkuntza publikoan ustezko murrizketa politikez ari zara nik aldiz egoera ekonomiko oso zail batean gobernuak

duela ikusten dut eusko jaurlaritzak bi mila zazpiehun eta laurogeita hamasei milioi euro erabili zituen saio honentzat bi mila hamalauan eta bi mila zortziehun eta berrogeita bi milioi sartu ditugu aurtengo aurrekontuan

hezkuntza arloan zerbitzu hobea eskaini ahal izateko sailak legealdiaren hasieratik egin duen ahalegina da baloratu behar da hain zuzen apustu horri esker

euskadi biztanleko ikasle bakoitzeko gehien inbertitzen duen erkidegoa da gure hezkuntzak bikaintasunaren saria jaso du bi mila hamabostean save the childrenek argitara emandako ikerketa baten arabera hezkuntza bidezkoena duen erkidegoa da euskadi

bestekoaren azpitik guzti hori arrondo andrea hezkuntza murrizketa garrantzitsuetatik urrun dagoelako
eta gobernu honentzat lehen mailakoa jarraitzen duelako eskerrik asko uriarte

eskerrik asko gaur ere

batera begiratzen jarraitzen du sailburu andreak eta ohituta gaude horrelako autokonplazentzia

hezkuntza eta guk esaten dizugu azken urteetan bi mila bederatzitik gauraino ehuneko lau koma hirutik ehuneko

pisua ez dut esango urte hauetan ere berrehun eta hogeita bi euro gutxiago jasotzen duela hezkuntzak baina bai gutxienez pisua bera aurrekontuetan galdu egin du beraz lehentasuna izateko

eta azken urteetan gainera matrikulazioak nabarmen egin du gora gure hezkuntzan eta bereziki baita ere hezkuntza publikoan baina irakasle kopuruak plantillak ez du gora egin eta gutxienez

milatik gorako irakasle beharko lirateke momentu honetan kontutan hartzen baldin badugu matrikula nola joan den gora

hitz egin dezakegu ordezkapenei buruz hitz egin dezakegu irakasleek galdu duten

nola zigortzen zaien baita ere azken urteetan azken batean lan baldintzak okertu egin dira baina lan zama ez lan zama handitu egin da ze hobekuntza planak ze bikaintasun ze proiektu aipatzen dituzu behin eta berriro

jendea egoera txarragoan lan egiten baldin badu irakasleak ez baldin badira iristen

lan egiteko bere egunerokotasunean gauza asko egiten dira hezkuntzan bai baina gehienak irakasleen borondatearen gain eta ez ipintzen diren baliabideen ondorioz langileen lan baldintzak kaskartzen direnean hezkuntza kalitatea bai ala ez
kaskartzen da eskerrik asko arrondo andrea uriarte andrea zurea da hitza

ahazten zaizu egoera ekonomikoa uste dut esan dizudanez hezkuntza sisteman kalitatea bermatzeko ahalegin garrantzitsua egin du gobernu honek guretzat lehentasuna izaten

era berean jabetu beharko ginateke zerbitzu publikoaren kalitatea mantentzeko eta bermatzeko egiten den esfortzuaz eta zure baieztapen batzuekin ez natorrela bat esan behar dizut

azkenik eta begi bistakoa denez krisi ekonomiko globalaren ondorio zorrotzak pairatu ditugu eta pairatzen jarraitzen dugu funtzionario publiko guztiok

edozein kasutan irakaskuntza esparrura mugatuz eta objetibotasunez hitz eginda irakasleen lan baldintzak estatu osoko onenak direla nabarmendu behar dugu soldatak estatuko altuenak dira hori irakasle guztiek dakite gainera eta beste autonomia erkidego batzuetako irakasleekin gertatzen denaren kontra euskal irakasleek irakaskuntzari buruzko akordioan ezarritako lanaldiarekin jarraitzen dute

irakasleek desiratzeko moduko baldintzak dituzte eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hemezortzigarren puntua galdera
rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina
osakidetzan lan eskaintza publiko berri baten iragarpenari buruz ubera andrea zurea da hitza eguerdi on

egunero lanean ari dira hogeita hamaika mila zortziehun pertsona baina nominak

behin behinekotasuna ehuneko hogeita hamalaua eta osasun sailak ehuneko hogeia aitortzen du

suntsitu dira bi mila hamabosteko lanpostuak aztertuta

lanpostu ezkutatuak ez direnak azaleratzen eta

bitartean osasun sailak osakidetzaren prekarietatean sakontzen berau errotik moztu beharrean eta hori makilatzeko marketing

lan eskaintza horretan bostehun eta zazpi plaza txanda irekikoak bostehun eta zazpi hutsaren hurrengoa baina zerrendak ez dakit noiz aterako diren bi urtetara urtera

parte hartu dutenek ez dute jakingo plaza izango duten edo ez orain osakidetzak udaberri aldera beste lan eskaintza publiko bat deituko duela iragarri du bi mila plazakoa omen zehaztapen eta argibide gehiagorik gabe ez dakigu

baldintzak zeintzuk izango diren irizpideak zeintzuk izango diren osasun langileak aurkeztu beharko duten aurkeztuko dira ez dira aurkeztuko jakin gabe

zeintzuk izan diren zerrendak nola egingo dira zerrendak bi mila hamabostean

dira bakoitzak bereak izango ditu beraz osasun profesionalak beraien burua behartua ikusiko dute lan eskaintzara aurkezteko jakin gabe aurreko lan eskaintzaren emaitza zein izango den zenbat plaza eta nolakoak aterako diren

iluntasuna besterik ez beraz jakin nahi duguna da

eskaintza publiko berria bi mila hamabostean burututako lan eskaintza publikoaren emaitza ebatzi eta jakin ostean burutuko da aurrez
irizpide guztiak argituta darpón jauna eskerrik asko ubera andrea erantzuteko

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

ubera andrea mila ala ezer ez

ubera andrea zurea da hitza darpón jauna ez didazu galdera erantzun galdera ez zen

nire argazkia egin dut baina eskatu dizudana da iragarri duzun eskaintza berriaren irizpideak argibideak zeintzuk diren eta ez didazu esan hau da zerrendak nola osatuko dira

eta jakin behar dute langileak jakin behar dute eta hemen errespeturik ez duena langilerekiko zuek zarete osasun saila da osakidetza da esan duzu bi parte behar direla parte bakarra egon da zuena eta erabaki guztiak alde bakarreko sartu duzue kontatu gabe langileen ordezkaritza gabe eta iruditzen zaigu langileekin

iragartzerako orduan argibideak eman gabe eta noski aurkeztu direla aurkeztu dira ez daukatelako beste erremediorik

hemen ez delako konponbide bat ematen eta osakidetzak bizi duen enpleguaren egoerari prekarizazio egoerari ez zaiolako konponbiderik ematen orduan zer egingo dute datorren eskaintza berrian aurkeztu edo ez aurkeztu edo ez zer egingo dute jakingo dute aurrez bi mila hamabosteko opearen emaitza zein izan da jakingo dute zerrendak nola

ubera andrea enplegu eskaintza publiko berria nola garatzea pentsatzen dugun zalantza guztiak argitzeko oinarrizkotzat jotzen ditudan alderdi batzuk

hemeretzigarren puntua beste batera utzi denez gai zerrendako hogeigarren puntua

uraren euskal agentziarekin egindako lankidetza hitzarmena

argitaratzen duen nekazaritza elikadura eta ingurumen ministerioaren bi mila hamaseiko urtarrilaren hemeretziko ebazpenari buruz

eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea lópez de ocariz andrea

gai zerrendako hogeitabatgarren gaia galdera natalia rojo solana euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina

el mandato parlamentario eskerrik asko rojo andrea jaurlaritzaren ordezkaria oregi andrea zurea da hitza

eskerrik asko rojo andrea oregi andrea zurea da hitza